egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu dakizuen bezala

jakinarazten dizuet gai zerrendako hirugarren puntua eztabaidatuko dela laugarren lekuan eta laugarrena hirugarren lekuan

lehenengo puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ikastetxe publikoen eskola garraioa ikasle guztien hezkuntza eskubideen zerbitzura jartzeko hartu beharreko neurriei buruz

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua haur hezkuntzako lehenengo zikloko ikasleei zentro publikoetan ematen zaien hezkuntza kalitateari buruz talde proposatzaileen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera anderearekin hasiko gara bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideok egun on guztioi bi mila hamairutik eztabaidagai daukagun gaia da gaurkoa

izaten ari gara etengabe arrazoi desberdinengatik

landa guneetako egoerarengatik hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleei ematen zaien tratamenduagatik urteetan eman diren

baina bi mila hamairutik eztabaidagai daukagun gaurkoa makina bat eztabaida makina bat agerraldi hezkuntza batzordean bi mila hamairutik bi mila hamabostera indarrean zegoen araudia aldatzeko bi mila hamabostean azkenean araudi espezifiko bat egin zen eskola garraioa arautzeko ordura arte ez zegoela

baina mahai gainean zeuden arazo gabeziak kontutan hartu gabe eta diagnostiko on bat egin gabe beraz egoerari ez zitzaion konponbide bat

ikusi duguna da eskola garraioaren araudia ikastetxe publikoen eskola garraioa arautzen duena

tresna bilakatu izan dela badakit ez zaizuela hitz hori gustatzen baina errealitatea da gustatu edo ez horretarako tresna bilakatu da araudi hau eta oraingoan

indarrean dagoen araudi berberarekin orain arte ez da egon arazorik haur hezkuntzako lehenengoko zikloko ikasleekin eta orain bi mila hemezortzian bapatean arazo batekin

gara ez dugu ulertzen eta ulertezina egiten zaigu hezkuntza sailak duen joera bere erantzukizunetatik ihes egiteko ez dugu ulertzen eta hori agerian geratu da ikastetxeetara bidali duen

ekimen gabe jokatzeaz gain hezkuntza sailak modu erreaktiboan jokatzen du eta bere erantzukizunetik ihesi dabil hezkuntza saila uriarte

zoritzarrez eta horrela nola izan daiteke hezkuntza sail bat eredu zeren hezkuntza saila eredu izan behar da egiten duenarekin

egin behar dela zeren justu hezkuntza sailak beti esaten duenaren kontrakoa egiten du eta bere erantzukizunetatik ihes egiten du eta bere

ardurak partekatu beharrean ardura besteengan uzten duela elkarrizketa eta negoziazioan sakondu beharrean autoritarismoz jokatzen duela arazoak

egiten dituela justu hezkuntzaren baloreak esaten dutenaren kontrakoa eta espero duguna da legegintzaldi honetan

behin betiko eskola garraioaren auzia konpontzea eztabaida gehiago luzatu gabe zeren bi mila hamairutik

honekin eta ez bakarrik eztabaida hemen zaudeten asko

egin izan ditugula eskola garraioaren inguruan eta egin ditugula guk gerorrek gobernuarekin lehenengo akordioa bi mila hamairuko

eaj eta gure artekoa bigarren akordioa bi mila hamalauko maiatzekoa dugu eaj eta ppren artekoa hirugarrena

aho batez onartu genuena hezkuntza batzordean legegintzaldi honetan bi mila hamazazpiko ekainean ezta bengoechea andrea ondo gogoratuko duzu eta bi mila hamazazpiko azarokoa gurea podemos eta

eta akordio hauetaz gain zenbat agerraldi izan ditugu gurasoena

zerrenda amaigabea da hezkuntza batzordean gai hau zenbat aldiz tratatu izan dugun makina bat saiakera baina makina bat

ez gara gai izan eta onartu behar dugu ez gara gai izan gobernua mugiarazteko

emateko baina jarraituko dugu ez dugu etsiko zeren gai hau konpondu behar dugu eta konpondu beharko genuke ezta uriarte andrea konpondu beharko genuke arrazoizko ikuspegi batekin ikuspegi integral batekin zentzuz jokatuta eta bestetik gobernu honi

politikak zabaldu behar direla politikak areagotu behar dela guztiz kontrakoa egiten duzue murriztu ez dakit gaiztakeriagatik den edo inkopetentziagatik den ez dakit zergatik den zeren badakizue zer hezkuntza sail

burokrazia saila ari da bilakatzen guztion zoritxarrerako ikasleen familien eta ikastetxeen bidai lagun izan beharrean

erraza izan beharko litzatekeena zailtzen duzue uriarte andrea beraz espero dezagun gaurko eztabaidaren ondoren hezkuntza sailak uriarte andreak eta bere ekipoak pilak jartzea erantzukizunari ihes egitea erantzukizuna bere hartzea

behin betiko konponbidea jartzea eskerrik asko ubera
anderea bengoechea anderea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi gaur eztabaidara datorkigun gaiak eskola garraioari buruz eta honen inguruan sortu diren kezkei buruz hitz egitea dauka helburu eztabaida honetan nahiz eta pasaden kontroleko osoko bilkuran uriarte sailburuak bi interpelazio eta galdera bat erantzun

besteak beste eskola garraioaren segimendua egiteko batzordearen eraketa hamabigarrena artikuluan jasotzen dena hain zuzen ere

zer esan nahi du ba bueno dekretuak berak bere momentuan bi mila hamabostean

baimen bereziak eman beharko zituela eskola garraioaren segimendua egiteko batzordearen bidez

azken finean helburua kasu berezi hauek gero eta gutxiago izatea da

eman diguten esperientzia aprobetxatuz eta horrela arau orokorrean ezartzeko aukera izatea ere

gaur euskal herria bilduk elkarrekin podemosek eta talde popularrak erdibideko bat sinatu dute eta honen inguruan ere zenbait aipamen egin nahi genituzke

erantzunen txandara pasatuz ubera anderea eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

bastante mal oso zaila da departamentu honek baino okerrago egitea eta desiratzen nago

eskatzen herritarrak ez dabiltza luxurik eskatzen

herritarrak maitasunez tratatuta eta

jokatuta oso ulerkorrak dira eta ulertzen dute baina oztopoak besterik jartzen ez duen sailaren aurrean gaude eta horrelako sail baten aurrean ulerkorra izatea oso zaila da

baina hezkuntza sailaren aldetik guk ez dugu borondaterik ikusten

aurkeztu ditugun proposamenak eta erdibidekoak beraiek ere nik hor ez dut ikusi

bi urtekoena konpontzeko ez da ikusten eta landa eremuena ere konpontzeko ez dut

zer dagoen jasota baizik eta orain arte ere ikusi dugu zer gertatu den

eta nahiko nuke konfiantza gehiago izatea eta sinesgarritasun gehiago ematea baina egunerokoak begiak irekitzen dizkigu eta hori guk malgutasunez jokatu izan dugula gai honetan malgutasun handiz bi mila hamairutik bi mila hemezortzira arte erantzukizunez jokatu dugu eta

genituen eskakizunak ere jaitsi egin izan ditugu baina hezkuntza sailaren

eta askotan akordioa lortzearren benetan konponbidea nahi genuelako jokatu dugu hainbat gai beste alde batera utzita baina hala ere ez dugu lortu gaiari buelta ematea eta hemen behar duguna da

ikusi ikastetxeetan zer gertatzen den eta bisitak egiten ditugu baina gogoa ematen dit bisita gehiago eskatzeko ikastetxeetara ikusteko zein den errealitatea

ikastetxeetan zein den egoera gabeziak zer gertatzen ari den kilometrajeekin zer gertatzen ari den zer gertatzen ari den hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleekin

ari den eta orduan aukera berdintasunaz hitz egiten dugu baina hemen aukera berdintasuna badirudi herritar guztiontzat ez dagoela maila berberean eta behar duguna da erantzunak

erantzunak eta adibide batzuk emango dizuet adibidez arrasate ikastetxeak auzoetan daude ikastetxe publikoak bai musakola musakolan lehen

adibidez edo beste toki batzuetan landa guneetan edo herri txikiagotan bizi garenoi

gure gazteak ez dituzte aukera berberak batxilergoan eta lanbide heziketan hirietan edo herri handiagoetan bizi diren gazteak bezala

zeregin bat esaten dugu elkarlanean gainerako erakundeekin konpondu daiteke

larraitz ugarte zegoenean mugikortasun diputatu bezala gai horri konponbide bat eman zion gipuzkoan eta oso eskertuak gaude hainbat guraso eta hainbat eta berriro orain legegintzaldi honetan hor ere atzeraka egin da atzeraka egin da eta berak gaizki jokatu izan balu ere esango nioke

aber zertan ari gara zertan ari gara

beraz esandakoa hezkuntza saila burokrazia saila ari da bilakatzen eta utzi behar dio burokrazia saila izateari eta erantzunak eman behar ditu eta konponbideak eman behar ditu prest gaude erantzukizunak partekatzeko

elkarlanean jartzeko diagnostikoan parte hartzeko proposamenak egiteko dauden gabeziak ikusteko eta jendeari esan behar baldin bazaio ere hau ezin da jendeari esateko hau ezin da edo hau bai baina benetan bermatu behar duguna da ikastetxe publikoetan ere eta ikastetxe publikoetara doazen ikasle familia

kalitatezko hezkuntza aukera berdintasunean eskerrik asko ubera

bengoechea andrea garcía anderea zurea da hitza

egunerokoan zer gertatzen den ikastoletan edo ikastetxetan galdetzen zenion zure buruari ba galdeiozu hogeita bat mila ikasle

egunerokotasunean mugitzen diren hogeita bat mila ikasle horiei

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal talde popularrak eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz

euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua dieselaren zergak igotzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

mila esker presidente anderea egun on guztioi gaur

mozio bati buruz eztabaidatuko dugu eta mozio horretan harreman zuzena egiten da

zergak aldatzeko proposamenari buruz eta lotzen da hori ibilgailu

eta esaten da eragin sozioekonomiko larria izango duela

eta esan gabe esaten da mercedes enpresak kalteak jasoko dituela

gasolioaren zerga horien ondorioz guk esan behar dugu ez dela egia

ez dela existitzen harreman hori gasolioaren zergen artean eta

egoeraren artean eta baita ere esango dugu ez dagoela inolako eragin sozioekonomiko larririk ez euskadin

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

andreak nik uste dot euskaraz esate bat dago uste dot inoiz erabili izan dodala barriz hemen

entzun egizu alaba aitu egizu herrena uste dot apur bat hori egin dozula ze zure eztabaida guztian gure taldera begiratzen izan dozu eta beste talde batzuetara baina zuk bidaltzen izan dozun errekadua

sozialistengana zuzentzen izan dozu dana baina guri begiratuta tapia andereak interpelazioko egunean esaten eutzun ba nabaritzen zala

zure diskurtsoa eta nik uste dot duelo hori gainditzeko garaia

zaila izango da lasaitasunez eztabaida hau abiatzea eta estigmatizazioa aipatu izan da guk sartu izan dogu hor zuk aipatu izan dozu eta

eta horregatik horrela sartzen genduan gure osoko zuzenketan estigmatizazioa danon ardura dala

hemen egiten dugun diskurtsoaren ardura be bada guk egiten dogun eztabaidatzeko modua be

estigmatizatu dezake eztabaida hau hortik ekiditzen badogu eta

creo que es bueno beno zuk lópez de ocariz irakurri izan dozu gure erdibideko zuzenketa baina irakurri

ze guretzat talde lez hau da gure diskurtsoa erdibidekoan gauza batzuk bidean itxi izan doguz beste hainbat eztabaidatan egiten dogun moduan eta guk adierazten dogu ze lanez hasteko dieselaren inguruko eztabaidak autoen industrian izaten diharduen

dituen eraginagatik eta eragile publiko eta pribatu guztiei arduraz jokatzea eskatzen

neurriak hartzea automozio sektoreari segurtasuna emango deutsoenak inbertsioak erakarri

gure ardura nagusienetarikoa eta adibidez eta erdibideko zuzenketan ere planteatzen izan dogu renove plan modukoak eta beste plan batzuek

die neurriak har ditzatela erregai alternatiboak efizienteagoak eta iraunkorragoak dituzten ibilgailuak sartzea azkartzeko eta hori da besteak beste

batzordean aipatutako iraileko batzordean eskatzen ebana

garrantzitsua da abiatzea errespetutik horrelako eztabaidetan eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

hasi gintezke esaten edo esan genezake eztabaida hau madrilen eman beharreko zela eta kito esan genezake baita ere zergen eztabaidan guretzako

eta kito edo esan genezake baita ere pp alderdi popularra asunto honetan arrantzatzeko kaina batekin dabilela

kurrelen laguna bat batean eta madrilgo gobernua galdu izanak

horren kasketa pasatu ezinean dabilela

behin eztabaida mahai gainera etorri denean garrantzitsua iruditzen zaigun hemendik etortzen diren hainbat kontu edo aipatzea ezta eta esan behar dut hasteko

eta zuk kontrakoa esatea pixka bat harrigarria da gutxienez egia da eta aitortu behar dut

zeren podemosekin eta becerra jaunarekin hasieratik sintonia bat zegoelako

hasieran alderdi jeltzaleak eta sozialistek aurkeztu zuten emendakinarekin desadostasun nahiko handiak zeudela

azkenean nik uste dut minimozko kontsentsu bat zerbait behintzat positiboan eta propositiboan ateratzen dugula edo horrekin joango garela

bidaltzen diogula jendarteari herritarrei orokorrean dieselaren auziarekin

eta baita sektoreari eta sektorean dauden langile

hori esanda iruditzen zait hemen bi edo hiru elementu pixka bat gutxienez aztertu behar direla

hemen estigmatizazioaren inguruan hitz egiten denean edo dieselaren eztabaidak zer eragin izan dezakeen sektorearengan

gauza batzuk aipatu badira ere gauza pare bat gehiago esan behar direla

argi dagoena da hemen dieselaren eztabaida ez dela sektorea arriskuan jartzen duela baina bai egia dela sektoreak arazo

eta aldaketa sakon bat ez baldin bada etortzen eta

aurrerantzean arazoak egongo direla orduan dieselaren eztabaida edo dieselaren inguruko eztabaida zergaren inguruko eztabaida pixka bat aparte utzi beharko genuke

ari zara beno ba arrazoia duzu arrazoia duzu zorrotzak

eta zuhurrak izan behar garela hitzekin eta ez dugula estigmatizatu behar

diesela erabiltzen duten motorrak eta horiek bai motor horiek ekoizten

enpresek haiek beraiek kaltetu dute bere negozioa haiek beraiek kaltetu dute zergatik egin du dieselak beherakada ba enpresak ekoizleek ibilgailu ekoizleek

galdu dutelako eta hori ez dugu guk sortu hori ez dugu guk sartu

ez dakit gogoratzen duzun irailaren hogeita lauan izan zen batzorde

al vehículo autónomo nik uste dut hor berak erantzuten zizula

gure egitura industriaren egitura enpresarik garrantzitsuenetan eta

eta beraz hortik ondorioztatu daitekeela balantza komertzialera lotutako kontu bat dela

hori baita eta enpleguarena gizarte honetan

jaurlaritza gure legebiltzar taldea euzko alderdi jeltzalea oso urduri jartzen da guri ez jaku txarto doazenean gauzak pankartatan ipintzea gustatzen aldez aurretik neurriak hartzen
egoera horretarako ez gaitezen heldu baino besterik barik eskerrik asko eskerrik asko gorospe

eskerrik asko berriro ere nik uste dut lópez de ocariz andrea

argi dagoela zuk gaur postura bat irudikatu nahi duzula zuek alderdi popularra

mundu guztiaren aurka eta gauzak ondo egiten eta beste guztiak katastrofe bat ekarriko dute argazki hori nahi zenuen argazki hori badaukazu niretzako

ez dakit nola esan lasaitasuna eman behar den momentu batean

guztiz kontrakoa egiten ari zarete eta egia baldin bada ere

mezuak ematerakoan ministroen arteko kontraesan

norabidea desegokia denik ezin da esan inondik inora nik beste kontu pare bat esan nahi nuen

dieselaren industria izan dela europar batasunaren ume kuttuna esango genuke eta konfiantza horretaz abusu bat egin duela nik uste dut hori azken urteetan oso argi gelditzen den zerbait da horren aurrean ez bakarrik

horregatik nik uste dut alde batetik argi eduki behar dugula

ingurumen zergak begiratzen ditugunean logikoa dela kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioaren arabera dieselak ordaindu behar duela gutxienez gasolinak bezain beste eta hori kuestionaezina da gaur egunean

hemen gertatzen dena da industriak orain badaki

eta industriak eskatu egingo du industria adaptatzen joango da eta ari da

lista oso bat errepasatzen aritu gara lehenago porsche

planes para abandonar el diesel orduan zuek eta zuen lehendabiziko emendakinean ere

nik uste dut automozioari begira bakarrik eta eremua esparrua askoz ere handiagoa izango litzateke trantsizioaz hitz egiten ari garenean edo sektorea trantsizioaz hitz egiten ari denean hibridoetaz

mota horietako behikuluetaz ez beste batzuetaz hitz egiten ari da

azken eszenatokia elektrikoa baina gaur egun diesela trantsiziozko

hori atzerakoia da gasolinarekin ere dudak

ezin da egin inola ere orduan horregatik diogu ere

plan renovetaz hitz egiten dugunean kontuz ibili behar dugu ze azkenean

gerta daiteke balio izatea bakarrik guztion dirua herritarren bitartez enpresei ematea eta da beste

egin behar den benetako sakoneko aldaketa trantsizio hori ez egiteko eta hor kontuz ibili behar gara industriak indar asko dauka industriak enplegu asko dauka

beraiek jartzen duten eszenatokian murgiltzea baizik hemendik aurrera irudikatzen dugun eszenatoki horretan lana egitea

jarri beharko ditugu makina guztiak martxan ikerkuntza garapena programa desberdinak planak horregatik diogu hain garrantzitsua dela planifikazio estrategiko bat ze berez tendentzia bat egongo da kontserbadorea

eta guk bultzatu behar ditugu beste norabidean ez daukagu beste biderik

benetan enplegua epe ertain edo epe iraunkor batean mantendu nahi baldin badugu hori da bide bakarra ez gaur daukagunari nola edo hala eutsiz aldaketa badator aldaketa ezinbestekoa izateaz gain

eta orduan atzean gelditu daitekeen sektore

defendatu ordez eboluzionatzen lagundu eta exijitu behar dugu hori da bidea gure ustez eskerrik asko otero jauna

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bost boto

gai zerrendako laugarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lehendakariak euskadin berdintasuna sostengatzeari buruz eta mozioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jaizkibel

pairatutako erasoei buruz talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

en irún besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana anderea

egun on guztioi maddalen iriartek esan zuen

zuenean ez zegoela lehendakariaren eta bere eserlekuen arteko tartea besterik hondarribiako kale nagusian

ideia horri edo espazio horri heldu nahiko nioke jarraian gogoratzen dut

espazio honetara hitz egitera etorritako lehen aldian lehen aldia zen espazio instituzional politikoan

nengoen garaian geneukan komunikazio aholkulari julenekin etorri nintzen hona ez dakit aurreko egunean edo goizean goiz izan zen eta berarekin batera entsegu batzuk egin nituen berak esan zidan ura edateko bistan da ez diodala kasurik egiten

ez dut bota lasai hitz egiteko entonatzeko eta hemen ginen

eta entseguak egiten ari ginen bitartean hor parean zegoen orain ez dagoen arren

borja sémper argazki batzuk egiten ari zitzaizkion bitarte horretan

lasai asko eta ni hemen entsegu bat egiten

hasiberria zen neska gaztea urduri eta

gizonezkoa ez dut zaharra esango baina espaziora guztiz moldatua eta berak ez dut oso ongi gogoratzen zer baina ongi egingo nuela

eta lehenengo hitz hartzearen eguna heldu zenean ez dut gogoratzen zer esan nuen ez dut gogoratzen nola egin nuen baina soilik gogoratzen dut

paperetik burua altxatzera ausartzen nintzen momentu gutxi horietan

batzuk irribarretsu eta buruarekin baietz esanez beste batzuk entzunez beste batzuk indiferentziaz edo beste batzuk beraien gauzetara

nire kideek ongi egin nuela esan zidaten eta ez dakit hala izan zen baina behintzat animatu ninduten

animo hitzak begiradak lasaitasuna transmititzen saiatzen ziren aholkuak

erakutsi nahi zidaten keinuak ezberdintasunetik ere hau nire tokia dela emakumeon tokia ere badela emakume gazteon tokia ere adierazi zenidaten eta adierazi izan didazue inoiz zarata gehiegi badago tejeria mahaiburuak isiltzeko eskatzen dizue edo digu eztabaidak merezi duen giroa

espazio eta ideia hau espazio politiko instituzionaletik espazio publiko festibora

imajinatu ezazue neska gazte bat lehen aldiz

eta bere kontrako iritzia duen arren ongi egingo duela esaten dion gizon batekin topo egiten duela pausua

ongi akonpasatzen dabilela begiratzeari uzten dion momentuan

eta irribarrez eta txaloka ikusi dituela lagun batzuk beste batzuk indiferentziaz begiratu diotela eta beste batzuk paso

baina imajinatu ezazue horietako batek zarata egiten hasten denean mahaiburu batek ez baina herritar batek isiltzeko eskatzen diela

oihukatzen dioten lagunak dituela zain kale nagusia amaitzen duenean ongi egin duzu

eta kide horiek kontrako iritzia duten beste kide horiek ere ikusten dituela eta lasai egoteko ondo joango dela

eta arrantzale auzoan poteak elkarrekin hartzen amaitzen dutela etor gaitezen orduan berriro hona eta ekar dezagun hondarribiakoa hona imajinatzen duzue legebiltzar honetan emakume batek hitz egin zuen lehen aldian hemen gauden

plastiko beltz handi batzuk hartu eta altxatuko zinatela

hitz egitera imajinatzen duzue lehen legebiltzarreko andrea izan zenean izaskun bilbaok kargua hartu zuenean hemen jendea altxatu eta oihuka hasiko litzatekeela berak hitz egiten zuen aldi bakoitzean ez dugu imajinatu ere egiten gogoratzen duzue

eta bere garaiko bikotekidearekin batera bostongo maratoian korri egitera atera zen lehen emakumea izan zen bera maratoiko

eta bera harrapatzera atera zen bidetik atera nahi izan zuen inguruan zeuden gizonezkoek babesten zuten irudia daukagu buruan eta maratoia egin zuen baina duela gutxi elkarrizketa bat egin zioten berrian eta hauxe zen titular nagusia

andreek niri txistu egitea izan zen gogorrena eta kasualitatea azal berean beheko partean

egindako elkarrizketa bat zetorren eskolan ere ezin hitz egin arbuiorik gabe bide urratzaileak diren gazte hauek ere eta kathrineri bezala

txistu egiten diete fuerte oso oso fuerte beraien burua ez entzuteraino gizonezko batzuek babesten dituzte bai

haiek gabe neska eta mutil gazte hauek gabe desfilatzeko txanda itxaroten dute askok bizkarra ematen udaleko arduradun nagusiek

ez diete harrera egiten gizonezkoak soilik onartzen dituen alardearekin gertatzen ez den bezala eskolan ere ezin dute gaiari buruz

errepikatu nahi dut eskolan ere ezin dute hitzik egin

jende honi konpainia parekide honi egindako erasoak salatu nahi ditugu argi eta garbi beste behin horregatik ere maila berean eztabaidatzeko

eta babes instituzionala ez duten horiei harrera egitea ezinbestekoa dela uste dugu salaketa esparru bat planteatzen genuen gure mozioan salaketa eta babes puntu bat ezinbesteko eztabaidaren eta konponbidearen bidean oinarri bat ezartzeko

eraikitzaile bat edo ekartzen saiatu ginen eta badakit horretan gehienak bat gatozela lehen alorrean ditugu ikuspuntu ezberdinak agian ez kontrajarriak baina gure matizekin ezberdinak eta ezin izan dugu erdibideko puntu bat topatu

topo egin dugu eta hori balorean jarri nahiko nuke denok argi dugu honek ezin duela honela jarraitu denok argi dugu datorren ekainaren hogeita hamarean edo irailaren zortzian banaketaren eta bazterketaren irudiak ez ditugula ikusi nahi denok argi dugu horretarako lan egin behar dugula gure ustez alderdi anitzeko lana izan behar du herri udal aldundi eta lehendakaritzaren mailan batzuek

baina zer gertatzen da alde batek eseri nahi ez duenean zer gertatzen da alderdi batek ez duenean hitz eta entzun nahi

hartu behar dugu horretarako eztabaidarako oinarriak jarri behar ditugu eta guk gaur hori egin nahi izan dugu ez da formula hau atera eta

izango da tamalez baina ez dugu etsiko badakit hemengo gehiengoek ez dugula etsiko eta jarraituko dugu lanean festa parekide
eta publikoen alde eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea euskal sozialistak

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak berasaluze anderea zurea da hitza

eguerdi on guztioi lehenik eta behin eta lehendakariak bai politika orokorreko osoko bilkuran eta baita kontroleko

interpelazioari erantzuterakoan esandakoak berretsi nahi ditut gure taldearen izenean hondarribiako alardean gertatutako istilu eraso eta irain guztiak

izan zen horrelako eztabaida bat adierazpen instituzional bat ere bai onartua izan zen

alardeen arazo hau judizializatu pribatizazioak eta nire ustez

aurrera pausu gutxi hogei urte beranduago zer lortu da

posizioak betidanik izan direnen berdintsuak direla uste dut behintzat

zuzenak direnen artean gaur hona bakoitzak ekarri ditugun bai ekimen bezala edo bai zuzenketa bezala eta eskatzen ditugun gauzak orduan eskatzen ziren gauza berdintsuak dira eta zoritzarrez ez da

irailaren zortzian ikusitako irudi horiek behintzat hondarribiako egun

zentzu horretan guztiok ere autokritikaren bat egin beharko genukeela lehendakariak aipatu zituen baita ere eusko jaurlaritzak orain arte gai honetan

ertzaintzaren bidez segurtasuna bermatu eta istiluak handiagoak

baita ere gainera saiakerak egin ditu konponbideak bilatzeko lehendakaria bera ordezkatua egoten da urtero emakundeko zuzendaria nagusiaren eskutik jaizkibel

baina guk uste dugu benetan konponbidea ez dugula horrela lortuko

begirune eta errespetuarekin ez dut uste garai honetan gauzak dauden bezala han egoteak ezer berririk ekarriko digunik benetan esaten dizut bihotz bihotzez uste dut ez duela ezer aportatuko guk

uste dugu gauzak beste modu batera enfokatu behar ditugula eta uste dut benetan konponbidea

atera nahi izan du gaia baita ere herrietatik baina nik uste dut bertako herritarrek erabaki beharko dutela baita ere

baina momentu honetan nik uste dut larriagoa dela benetan elkarbizitza arazo handi bat dagoela herri horietan eta batez ere hondarribian ikusitako

ondorio horretara eramaten naute errespetu falta ikaragarria elkarrenganako eta horrek benetan konponbidetik

atzerapauso handia izan zen dudarik gabe irailaren

no puede ser erakunde arteko lana dudarik gabe eta gipuzkoan

erakunde arteko mahai bat martxan dago esan didatenez

mahaia osatu zenean hondarribia eta irungo alkateak ez ziren joaten eta orain joaten dira eta uste dut baliokoa izan daitekeela baita ere

zoritxarrez gure herri honetan gai gehiegi politizatuak izan dira eta uste dut

begiratu beharko dugu hasiera horretan ere zertan non eta zergatik ibili ginen uste dut konfliktoa politikoa bihurtu dela besterik ez dago hemen elkarren artean nola ari garen eta nik benetan esaten dizuet gaurko ez nuen etorri nahi elkarri hemen ezer aurpegiratzera

denok benetan hau konpondu nahi baldin badugu horrelako eztabaidetan ibiltzea

inposaketaren bidez gauzak ez ditugu lortuko momentu honetan uste dut arazoa beste esparru batera eraman behar dugula eta konponbidea ere

orain arte egindakoa ez dut esango dena gaizki egon denik baino ez dago momentu honetan gauden egoeran dena ere

egin beharrean gaudela eta lan diskretuaren aldeko apustua beti ez

hor dagoela benetan honen konponbidea lan diskretuan eta ez hain beste beti plaza publikoan honen inguruan eztabaidatzen

gaur egia esan akordiotik uste dut hurbil egon garela lehendakaria bera prest agertu da berari eskatzen dioten guztiekin guztiekin hitz egiteko eta uste dut benetan herri honetako agintari nagusienak benetan konponbide honetan parte hartu behar baldin badu guztiekin hitz egin behar duela niri ongi iruditzen zait esatea

ez dituzte aintzat hartzen ez jaizkibel konpainia eta ez irungo alarde mistoa eta beste erakunde batek beste ordezkari batek

arazo honi konponbide bat eta irtenbide bat eman behar baldin badiogu lehendakariari ere zerbait eskatu behar baldin badiogu dela guztiekin hitz egitea eta bera ere parte izatea benetan
konponbidea bilatzerakoan eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

eh bilduren ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

ez zaidala ulertu edo ez zaidala ulertu nahi izan

eta balorean jartzen ari nintzen hemen gertatutako adibide pertsonal bat zen

baina inondik inora ez dut pasatu nahi izan edo esan nahi nuen hemen gertatutakoa eredu positibo bat zela eta hondarribira eraman dut

zergatik ez zen nik hemen bizi izan nuen hau hemen espazio honetan bizitu izan nuen hau zergatik ezin zuen hondarribian gertatu hori zen galdera eta ez nintzen esaten ari edo ez zaidan gertatu hondarribian hor ez naiz sartuko baina esaten ari nintzen hemengoa adibide positibo bat zela

azalduko diot berari zergatik adibide positibo bat zen ezberdintasunetik elkarrekin ados jarri gintezkeela eta elkar babestu ahal genuela esateko

edo ulertu zaidana nahi den moduan erabili dela eta

pasatzeko asmorik beste alde batetik aipatu duzu irunen eta hondarribian

de hecho bertan bere paper guztiak ere entregatu egiten ditu ere baina eskatu behar izaten du oraindik ere manifestazioa eta irungoa oker ez banago

eta hor gainera alarde parekideak ere bai harrera

orduan manifestazio izateari utzi ahalko baliote bai irungo zein hondarribiako alarde parekideetako kideek uste dut oso arin utziko luketelarik alde batera baina tamalez lege

ondorioz horrelakoetara heldu behar dute oraindik ere

berdina esaten diot uste dut ez dela ez zaidala ongi ulertu eta inondik inora ez nuen eredu negatibo bezala ekarri nahi ona

guretzako bai da garrantzitsua urkullu jaunak harrera ofiziala egitea

egotea bai uste dugulako garrantzitsua dela guretzako bai aldatzen direlako gauzak tamalez oraindik ere

babesa eta beraz babes hori ez dagoen bitartean uste dugu beste

que sea para disfrutar baina oraindik ere tamalez agerpen hauek beharrezkoak direla uste dugu baina gu bai ginen prest harrera ofizial batekin geratzeko baina hor bai topatu dugu puntu non

gure ustez harrera ofizial hori ezin dugulako eskatu jende guztiarentzako

jarri dut balorean nire hitzaldiaren amaieran uste dudala

garai baten eztabaida beste modu baten emango liratekeelako eta garai batean ere kontsentsuetara alegiatzako askoz zailtasun gehiago izango genukeelako

bai uste dut hor ere saiakera bat egin dugula guk eta zuek ere bai

eta bai uste dut bide horretatik jarraitzen baldin badugu proposamen

eta egiteko kapazak izango garela esertzeko eta hitz egiteko eskaerak hala ere eta horrekin amaitzen joan nahiko nukeelako egin dira jaizkibelen partetik eta irungo alarde parekidearen aldetik egin dira eskaerak beste alardearekin

eta beste alde horrek ez du nahi izan eta badakigu ere bai jaurlaritza bera saiatu egin zela mediazio bat eramaten eta nork

norekin ez zen lortu jaurlaritza biltzea

aurretik freno bat eta pareta bat topatu zuelako betiko alardearen aldeko

zeren betiko betikoa publikoa zen herriarena zen eta festa egiteko zen eta guk hori aldarrikatzen dugu

publiko parekide eta festaz goxatu ahal izango duten eskerrik asko eskerrik asko
etxebarrieta anderea euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

anderea euzko abertzaleak berasaluze anderea zurea da hitza

hogei urte hauetan gauzak asko ez direla aldatu eta

uste dut berretsi duzula baita ere zure bigarren hitzaldian gaur behintzat tonua aldatu dela hemen akordiora iristeko puntuan egon garela eta

momentu horretan poztu naiz esan dizut gainera nahiko nukeela behintzat zurekin akordio hori ixtea

temati jarri dela lehendakariaren presentzia horrekin horrek azkenean

baina bai uste dut zerbaitetan aurrera agian egin dugula gaur eta horrek pozten nau esan dudanean

esan didatela urte asko daramatzatela hondarribian jaizkibel konpainiak eta betiko alardeak hitz egin gabe ez dut esan zeinen erruz izan den ez dakit nork egin duen gonbitea eta nork ez duen nahi izan hitz egitea bakarrik esan dut

eta denon ardura dela benetan jaia bizitzen duten bi alde horiek

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eusko sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena emakundek euskal emakume pentsiodunen egoera aztertu eta

plan integral bat aurkezteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
kortajarena andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko mesedez isiltasuna eskerrik asko

legebiltzarkideok eguerdi on denoi azken hilabeteotan euskal pentsiodunek kaleak bete dituzte pentsio eta

agerian oso agerian geratu dira pentsiodun askoren bizi baldintzak agerian geratu da erabateko prekarietatean bizi diren milaka pentsiodunen egoera eta bereziki inoiz jubilatzen ez diren emakume horien egoera hamarkadatan bizitza sostengatzen soldata jaso gabe lanean aritu eta gero

pairatzen dutenak atzo pobreziaren kontrako nazioarteko eguna izan zen eta emakume eta pentsioduna hori da bazterketa eta pobrezia egoeran dauden poltsa betetzen duten pertsona askoren karakterizazioa horregatik aukeratu genuen gaur gai hau eztabaidara ekartzea perfil hori baduelako ere nire aurreko ibilbidean pobrezia larrienarekin lanean

ikasi nuen ikusten ez dena ez dela existitzen eta existitzen ez dena ez dela

agenda politikoetan ez dagoen horren gainean nekez planifikatzen dela eta nekez jartzen direla baliabideak edo hartzen direla tamainako erabakiak

iruditegi kolektiboak astindu eta aldatzea eta begi bistan ezkutuan dauden errealitate horiek ikusgai jartzea

hori pentsiodunen mobilizazioen beste lorpen bat izan da

begi bistan ikusgarri jartzea eta agenda politikoan sartzea baina egia da

badela zerbait berezia ikusten ez dena ez da existitzen baina hau ikusten dugu pobrezia eta prekarietate egoera hauek oso gertu ditugu gure amama gure ama gure izeba

horiek dira pentsio oso baxuekin bizi diren emakumeak zuetako edonork ezagutuko du horrelako egoeran dagoen norbait

eta azken hilabeteetan ere ikusi dugu prentsan ere agertu direla horrelako testigantzak eta seguru zuetako askori oso gertuko gertatu zaizkizuela ez da beste pobrezia mota batzuek bezain arrotza gertatzen zaigun errealitate bat

ikustezina da kuriosoa da ez kontua da pentsioei dagokionean gizon eta

sarritan aipatu gabe geratzen diren angulo batzuk izaten direla

eta bereziki zainketaren antolaketa sozialaren ondorio larrienak antolaketa horren desorekak ageri agerian geratzen direla emakumezko pentsiodunen

eta ez besterik ikusi nahi ez duguna edo batzuek behintzat ezkutatu nahi dutena begira atzo pentsioen inguruko hitzaldi batean izateko aukera izan nuen eta honi buruz hitz egin zuten pentsioetaz eta

oso datu argiak eman zituen hizlari lanetan aritu zen isabel ochoa aditu eta ekintzaile feminista

askotan pentsatzen denaren kontra erkidego honetan bizi diren emakumezkoen artean lehen pentsioa jubilazio pentsioa da

segurantzako sisteman egun ehun eta hogeita hamairu mila berrehun eta hirurogeita bost pentsiodun emakumezko gaude eta gizonezkoak berriz berrehun eta hogeita hiru

horien artean badira mordoxka bat pentsio minimoa jasotzen dutenak gehienak emakumeak gutxi gora behera ehuneko hogeita bi

lau koma hemeretzi dira gizonezkoak ehuneko hogeita hamaika autonomoen erregimenean egoera berdinean pentsio baxuak jasotzen ehuneko hamairu dira gizonezkoak eta

delakoan bakarrik zero koma hirurogeita hamar dira

dauden gizonezkoak aldeak uste dut nabariak direla

bederatziehun eta zazpi eurokoa da emakumezko pentsiodunek jasotzen duten bataz besteko pentsioa

gizonezkoena seiehun eta hirurogeita bat euro gutxiago jasotzen dute

emakumezko pentsiodunen ehuneko hirurogeita hamairuak mila eurotik beherako pentsioa jasotzen du ehuneko hogeita bederatzia bakarrik da gizonezkoen artean egoera hauetan daudenak laurogeita bost urtetik gorako

daude erkidego honetan eta emakumezkoek franja horretan seiehun eta berrogeita bi euroko pentsioa jasotzen dute gizonezkoek berriz mila berrehun eta laurogeita hamabi euro seiehun eta berrogeita hamarekoa da aldea

bitartekoen artean zazpiehun eta zazpi eurokoa da aldea eta diferentzia handiena hirurogeita hamabost eta hirurogeita hemeretzi urte bitartekoen artean hor zortziehun eta hamar eurora jartzen da

eta zuek atera kontuak adin horrekin izan ohi diren zaintza beharrak

izan daitekeen bizitza kalitatea kontua erraza da emakume pentsiodunen ehuneko berrogeita bostak alargun pentsioa jasotzen du eta alargun pentsioen bataz bestekoa

seiehun eta hirurogeita zazpi euro baino gutxiago jasotzen dute hilabetean eta horietatik laurdenak baino gehiago

hirurehun eta hogeita hamabost euro baino gutxiago jasotzen dute hilabetean

gizon eta emakumeen arteko arrakala inon agerikoa bada pentsiodunen artean dela

hau ikusita pentsioen eztabaidari baina sakon ez pentsio sistemaren inguruko eztabaidari soilik pentsio sistemak izan

baldintzak aztertu behar ditugu eta batez ere bizitzaren jasangarritasuna jarri beharko dugu eztabaidaren zentroan baina bizitza ez da sostengatzen bakarrik baliabide ekonomikoekin denbora gehiago bizi gara eta osasun egoera onean baino hein berdinean zahartzearekin ere zaurgarritasunak eta menpekotasunak areagotu egiten dira eta laguntza gehiagoren beharra dugu

gaitasuna murrizten doala laguntza behar dugula etxeko lanetan eta egunerokotasunean ohikoak ditugun ekintzetan eta aukera gutxiago dugula inguruan zainduko gaituen senitarteko edo gertuko bat izateko eta errealitatea da

eta askotan arlo pribatuan ematen den zaintza eskaintzara joateko beharra izaten dugula

hori ere ordaindu egin behar da eta horretarako dirua behar da eta datuak ez ditut errepikatuko baina zaila da zazpiehun euroko bueltan

zaintza horiek ordaindu ahal izatea eta begira datu oso deigarri bat behar sozialen inguruan egiten den inkesta horretan agertzen den bat

pertsonen ehuneko hogeita hemeretziak ez du inolako laguntza baliabiderik

eta ehuneko hirurogeita bostera disparatzen da

horietako asko pentsiodunak dira pentsio baxuak dituzten pentsiodunak eta asko eta asko gehienak emakumeak zaintza horiek ordaintzeko dirurik ez dutenak egoera lazgarria da eta izugarrizko eragina dauka emakume pentsiodunen bizi baldintzetan eta beren zahartze proiektua baldintza duinetan emateko

ezbaian dagoena eta bereziki zaintzaren antolaketa soziala eta arlo produktibo eta erreproduktiboaren arteko desorekak hori dago eztabaida

oreka berriak behar ditugu babesa zabaltzea eta gainera

emakume pentsionistek ere planto egin dutelako zahartze proiektu zoriontasun proiektuak izatea ahalbidetuko duten baldintzak sortzea dagokigu orain eta horretan urrats txiki bat izan daiteke gaur aurkeztu dugun ekimena

emakume hauen egoera sakonki aztertzea lehen aipatu bezala emakume hauen egoerak izan ditzaken angulo guzti horiek arakatzea eskatzen diogu jaurlaritzari azterketa sakon horretan besteak beste emakume horien bizi ibilbidea eta zahartze baldintzak aztertu beharko dira

eta lan produktiboan jasandako baldintzak eta

erreproduktiboan egindako ekarpenak kuantifikatzea nahi dugu gizarte bazterketa maila baloratzea

jaurlaritzari eskatzen diogu ekar dezala emakume pentsiodunen prekarizazio egoera horri erantzun egindako ekarpena errekonozitu

ekintza plan integral bat gure ustetan gaur adostutako diagnostiko eta plangintza baliagarri izango dira berdintasunaren eta

inguruan egin beharreko lanketa konjunto horretan eta gainera esango genuke emakunde bezalako erakundeek duten

beharrekin ere konpartitzen dela horrelako diagnostiko bat egitearen beharra ze emakundek berak datozen egunetarako gai honen inguruko eztabaida bat ere antolatua du eta uste dut

eta erraza oso erraza izan da akordioa lortzea bai alderdi sozialista eta bai alderdi jeltzaleko kideekin eta emendakinik

erraza izan da eta oso garrantzitsua da hori gure taldearen ustetan ze askotan esan dugun bezala elkarrekin finkatu behar ditugu oreka berriak ezartzen lagunduko diguten estrategia justu feminista sendo eta

aurrera eramateko oinarriak eta gainera uste dut lanketa honetan bidelagun berriak izango ditugula ze atzo bertan oneka emakume pentsiodunen plataforma berriari eman genion ongi etorria eta haiek seguru aski ere

hemendik aurrera horrelako ariketetan bidelagun eta hori beti da ongi etorria

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea nik bai ura behar dudala eztarria txarto baitaukat badaezpada

legebiltzarkideok eguerdi on denoi legebiltzar honek dagoeneko ezagutuko ditu datu batzuk kortajarena aipatu ditu baita ere nik bi nabarmendu nahiko nituzke

emakumeek gizonezkoekin konparatuz seiehun eta hirurogeita bat euro gutxiago jasotzen dituzte pentsioetan

du diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenen ehuneko hogeita bostetik

hau da hirutik bi emakumezkoak beraz argi dago gizon eta emakumeen arteko arrakala nabarmena dela eta dela pentsiodunen artean urte hasieran urtarrilean soldata arrakalaren inguruan eztabaidatu genuen legebiltzar honetan

ezberdintasuna eragin eta betikotzen duen faktoretako bat esan nuen nik orduan

ugariak eta ezberdinak zirela aipatu genuen orduan ere horrela emakumeok orokorrean gutxiago irabazten dugu ordaindutako ordu gutxiagoko

kaxkarrago ordaintzen den sektoreetan lan egiten dugulako edo enpresetako goi karguetan ordezkaritza gutxiago dugulako baita ere lan berdina egiteagatik batez besteko gizonek baino soldata

dugulako argudio hauek oso orokorrak dira bai xehetasunetara joango banintz

urtarrileko bilkura hartan aipatu nituen egoera honen ondorioa ondorio zuzena da nire parte hartzearen hasieran datuekin nabarmenduriko

soldata arrakala eta emakume pentsiodunen egoera honen ondorio zuzena baita soldata arrakalaren inguruan eztabaidatu genuenean

adostu genuen eta laster aurkeztuko da hauxe berau irekian jasota dago oraintxe bertan parte hartze prozesu guztia

pentsioen inguruko eztabaidan behintzat ni ez naiz sartuko ez dut uste jatorrizko proposamenaren helburua edo izpiritua hori zenik

euskadin emakumezko pentsiodunen egoera aztertzea eta

nik horregatik eztabaida horretan ez dut sartu nahi garrantzitsua da gure ustetan

hartutako akordioa sinatu dugun erdibideko hori alde batetik emakume pentsiodunen egoera sozioekonomikoaren inguruko azterketa sakona burutzea

dute zer ekarri gai honetan emakunderekin elkarlanean betiere

urtean zehar burutu dadila honelako diagnostikoa planak eta abar denbora behar dute

eta azterketa honetan oinarrituta emakume pentsiodunen prekarizazio egoerari erantzuteko plan integral bat aurkeztu

aipaturiko soldata arrakalaren kontrako akzio plana burutzeko diagnostikoan jasotako datuak baita ere eta planak berak jasoko dituen ekintzek ere zeresan handia

gure taldeak beraz positibo ikusten du gaurko akordio hau guztiz beharrezkoa beraz urrats berri bat gaurkoan emandakoa

beraien bizitza duintasunez garatu ahal dezaten eta gizon eta emakumeen arteko berdintasun erreal eta eragingarrian beste aurrerapauso bat suposatzen du eskerrak eman nahi dizkiot kortajarena andereari talde proposatzaile bezala

prestutasunagatik hasieratik ikusi genuen elkargunean bagenituela eta horiei balioa ematea izan da gaurkoan beraz eskerrik asko baita ere

aurreratu duenez ez dakit hori horrela izango den uste dut baietz zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen babesa eskertzea

besterik ez eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga
anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra garrido anderea zurea da

eskerrik asko presidente anderea egun on legebiltzarkideok

ekarri digu osoko bilkura honetara eztabaidatzeko

ez zuen zuzenketarik aurkeztu eta azkenean

uste dugu sinatutako akordioa ona denez gure

horrela ere aho batez aterako dela legebiltzar honetan sin duda el tema

anderea elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

anderea erantzunen txandara pasatuko gara norbaitek

arrizabalaga zurea da hitza bai eserlekurik zure baimenarekin legebiltzar buru anderea

arana anderea zuk zerbait ba eztabaida amaituta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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa